arratsalde on guztioi osoko bilkurari iekingo diogu berriro ere
gai zerrendako laugarren puntua mozioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua osakidetzak erretinako kirurgiaren ondorioz itsu geratu diren pertsonei

ebazpena ubera anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

honetan bertan aurkeztu genuen interpelazioaren ondorio da gaur hizpide dugun mozioa

azken xedea da hitzetatik ekintzetara pasatzea eta horretarako helburu zehatz eta zentzuzko batzuk planteatu ditugu planteatzen duguna da hitzetatik ekintzetara pasatzeko alderdion konpromisoa eta bereziki

alegia kaltetuen aurrean gure konpromisoa adieraztea inolako anbiguetaterik gabe eta hau ez da gutxi maiz erakundeen zirkuluetan alderdien zirkuluetan hitzen jario hutsean

garelako bigarrena konpromiso horretan neurri zehatzak jasotzea alegia ez dugu nahi konpromiso bat non soilik

neurri oso zehatzak jasotzea berauei konpentsatu ahal izateko elkartasunetik haratago

neurri horiek alde batetik kaltetutako guztiak konpentsatzea

jorratu beharreko prozedimendu eta eginbide juridikoak egikaritzea hori da jasotzen duguna mozio honetan alegia osakidetzaren jarrera

horrelako zorigaiztoko gertakari baten aurrean osasun galera bat dagoenean

dena konpontzen eta inoiz ezin dela osasun galera hori errekuperatu eskatzen dugu ere konponbide hori konpentsazio hori integrala izatea eta ez mugatzea diru ordainketa batetara hau da

aholkularitza bat juridikoa edota gizarte zerbitzuetakoa nolabait ate hori irekia egotea badakigu hau ez dela osakidetzaren betebeharra baina bai pentsatzen dugu elkarrizketaren bidez ate horiek irekitzea eta aukera ematea behintzat

aukera izan dena izan ere egun batetik bestera herritar hauek aurkitu direlako beraien bizitza proiektua aldatu dela eta ohikoa zena beraien bizitzan ez ohiko bilakatzen dena eta guztiok dakigu horrek eragina izaten duen egunerokoan eta horregatik iruditzen zitzaigun inportantea

aholkularitza horri informazio hori izateko bide guztiak irekita izatea ez dugu inor behartuko

eta jasotzen dugu ere gertaturikoa behar bezala argitzea ondoren hartu beharreko neurriak hartzeko guztiok dakigu protokoloak praktika klinikoetarako segurtasun protokoloak daudela baita ere erabiltzen diren

badakigu guztia inoiz ezin dela ekidin eta guztiari ezin zaiola aurre egin

hausnartu dezakegula eta neurriak har ditzakegula gauzak hobetzeko orduan hori ere mozioan txertatuta dago eskatzen duguna da osakidetzari bere egin dezala duen ardura eta araberako neurriak abian jar ditzala ez diezaiela erretina askatzeko kirurgiaren ondorioz kaltetuak izan diren herritarrei bizkarra eman

eta legebiltzar honek jarraipena egin dezala neurri horiek betetzen doazela gaur onartutakoa bideratzen ari dela

azken finean planteatzen duguna da elkarlan bat ez dena osakidetzaren osasun sailaren gainean uztea

talde guztiok gure konpromisoa adieraztea elkarlan hori bideratu ahal izateko esan gure mozioari zuzenketak

azkenean adostasuna dagoela eta aho batez onartuko dela eta iruditzen zaigu pozgarria dela eta aurreko osoko bilkuran

dugula azkenean alderdi guztion kolore guztietako taldeon konpromisoa ba benetan gauzak bideratzeko eta konpontzeko

erdibideko proposamena euzko abertzaleak taldeak eta

casos similares eta bukatzeko gure partetik eskertu talde guztiei
emandako babesa eskerrik asko bai eskerrik asko andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza muchas gracias

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria roncal andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

elkartasuna eta babesa nola ez aipatu den bezala gure erkidegoan hamairu pertsonek pairatu dute ezbehar hau horretako bederatzi osakidetzako

pribatu batean klinika espezializatu batean zoritxarrez beraz kaltetuak

eta aipatu den moduan ere bai ezin dugu ahaztu espainiako medikamentu eta osasun produktuen agentziaren

berrogeita bat kasu gehiago ere badaudela eta gainera frantzian italian suitzan

eta are gehiago bertako agentziek ere susmopean dagoen produktu hau erretiratzea erabaki dutela ere bai benetan egoera latza izan behar da edonorentzako begietako batean ikusmena galtzea

este verano zalantzarik ez dugu gainera sentimendu hori denok partekatzen dugula ganbara honetan eta hortik abiatuta

eta benetan pozten gara horretaz beraz eskerrik asko ere bai erdibidekoa sinatu duten taldeetako ordezkariei

aldeko bozka emango duten beste taldeei ere bai oinarrian guztiok bat egiten dugu esaterakoan kaltetutakoek zilegi dutela jasandako kaltea erreparatzea bakoitza dagokion kalte ordaina jaso ahal izatea eta hartara gure ordenamendu juridikoak aurreikusten ditu berme eta prozedura zehatzak

eta guk babesten dugu eskubide hori eta lagundu nahi ditugu bide horretan baina era berean azpimarratu nahi dugu osasun sailak eta osakidetzako arduradun zein medikuek

izan ere profesionaltasunez eta erantzukizunez aurre egin zioten lehenengo susmoak azaldu ziren une beretik egoera

eta horrez gain euren esku dauden baliabide guztiak erabili dituzte

eta aholkatzeko eta guk horrela izaten jarrai dezan

beraz eskerrak eman ere bai osakidetzako profesionalei euren erantzun azkar eta izandako jarreragatik y por supuesto

beraz uste dugu erdibideko honekin lortzen dugula alde batetik kaltetutako guztiei gure babesa eta elkartasun adieraztea beraz babesa eta elkartasuna

eta bestalde aitortu nahi diegu eskubide osoa dutela

lehenbailehen argitzea zer gertatu den zeinen erantzukizuna izan den eta kaltetu bakoitzari zein kalte ordain dagokion izan ere ezin dugu ahaztu kasuistika oso zabala dela ez daudela bi kasu berdinak eta beharrezkoa dela zehaztea lehenbailehen eragile bakoitzari dagokion erantzukizuna eta

zenbatekoa eta gainera hori guztia berme guztiekin izan dadila dakigun bezala dagoeneko osakidetzatik jarri dira harremanetan kaltetuekin eta horien lege ordezkari edo aholkulariekin eta bide horretan informazioa gardentasunez partekatu

beraz bukatzeko berretsi pozten garela lortutako adostasunagatik eta eskerrak eman talde guztiei azaldutako jarreragatik

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

hirurogeita zortzi bai aho batez onartu da erdibideko zuzenketa

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena egoera ahuleko arabako eremuetan enplegua sortzeko bultzadari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andereak dauka hitza

arratsalde on guztioi lehendakaria alderdi popularraren izenean proposamen zehatz bat

defendatuko dut eta proposamen honen arabera eusko jaurlaritzari eskatzen diogu

egitea araban egoera larri edo ahul batean dauden hainbat lurralde herrietarako uste dut

horrela uste dugu proposamen hau guztiz egokia eta komenigarria dela

sustatzea europan agindu baten

eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio aztertu ditzala

iturri batzuk enplegu ekimenetarako bai europa mailan zein estatukoan eta hirugarren puntu batean eusko legebiltzarrak

jaurlaritzari eta estatuko gobernuari eskatzen die sor ditzatela enplegu berberako planak arabako lurralde osoan eta euskadin zein estatuan

el mandato parlamentario besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

zalantzarik gabe beharrezkoak dira eta horrela adierazi dugu behin baino gehiagotan

talde popularraren legez besteko proposamenean proposatzen denarekin duen helburuarekin bat gatoz arabako eremu ahulenetan enplegua sortzeko enpleguari bultzada emateko neurriak hartzea eskatzen da proposamen horretan eta

hala ere zioan diona eta gaur hemen ere garrido andreak oraintxe bertan esandakoa ez da guztiz egia eta demagogia kutsua ere badauka araba ez da kontuan izan indartu programan dio hori da azken batean helarazi nahi dena eta denok dakigunean europar batasunak ezarritako irizpideetan ezinezkoa dela arabako eskualderik sartzea programa horren bitartez

ez daudelako baldintza horien artean arabako kasuan baina horrek ez du esan nahi araban ez dagoela arazorik eta araban ez dela ezer egin behar horrek ez du esan nahi

dituzten herriak eta zonaldeak badaude noski zalantzarik gabe eta oso handiak

eta hauetan beharrezkoa da neurriak hartzea eta baliabideak ipintzea aipatu dira leku batzuk

urriaren hamabosteko osoko bilkuran iraupen luzeko langabeziari aurre egiteko eh bilduk ekarritako

hemen sozialista taldearekin adostu genuena eta onartua izan zena legebiltzar honetan orduan esan genuenak

balioa dauka lehendabizi langabeziari eta eremu ahulenei bultzada emateko politika publikoak ezinbestekoak dira bigarrenik politika publikoak eta plangintzak pertsonen

arruntean oinarrituta egon behar dira eskualdeetan eta kuadriletan

eskualdeko kuadriletako beharrak eta aukerak kontuan hartuta diagnostikoa eginda bertako eragileekin

horretarako aurrekontuetan eta hau da hirugarrena diru partida zehatza egon behar da guk eztabaidatu genuenean iraupen luzeko

baina guk pentsatzen dugu diru partida esanguratsu bat egon behar dela benetan bultzada eraginkorra nahi baldin bazaio eman enpleguari eta baita kasu honetan arabako lurraldean eta arabako zonalde ahulenei modu egokian erantzuteko irizpide horiek aipatu ditudanak tokiz tokiko azterketa egitea eta neurriak hartzea guztiz beharrezkoa da hori da gaur hemen defendatzen duguna tokian tokiko errealitatetik abiatuta plangintza zehatzak abian ipintzea zonaldeak

kalitateko enplegua sustatzeko eta industria bultzatzeko gaur hemen onartuko dena nik aipatutakoaren ildotik jasotzen du guri zehatzagoa izatea gustatuko litzaiguke zalantzarik gabe baina edozein kasutan

eta talde guztiak sinatuta onartutakoa gaur legebiltzarrean berrestea positiboa dela iruditzen zaigu eta baita instituzioen arteko elkarlana sustatzea

azaltzen den moduan eta horregatik bat egin dugu batzar nagusietan egin genuen bezala hori bai gaurko erabaki honek arabako eremu ahulenei buruzkoa eta aurrekoa

ondo daude zalantzarik gabe baina ondoren lehen esan dudan bezala aurrekontuetan ez badute islarik ez bada jasotzen modu berezian diru partidarik hau guztia aurrera eramateko ez du balio izango ezertarako eta

izango da beraz aurrekontuen eztabaidan kontuan har dezagun eh bilduk guk behintzat horrela egingo dugu eta konpromiso hori hartzen dugu eta amaitzeko aipatu nahi dut tokiko garapen proiektuak garapen perspektibatik

ezkerraldea eta oarsoaldea besteak beste enplegua sustatzeko industria berpizteko hartu behar diren neurriak zehazteko helburuarekin bide

bide horrek balio behar du ere beste eremu batzuetarako azken batean tokiko garapena

eta horren alde gabiltza lanean eta jarraituko dugu eta gaurko egunean eta puntu zehatz honetan proposamenari baiezkoa emango diogu adostutakoa

eskerrik asko arrondo andrea euskal sozialistak itsaso jauna zurea da hitza

decir eskerri asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria carro jauna zurea da hitza

eskerrik asko toña sailburuari hementxe egoteagatik legebiltzarkideok arratsalde on

bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hamar bai berrogeita hemezortzi ez ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian

duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita zortzi eman dugu bozka

erdibideko zuzenketa gai zerrendako agortu denez osoko bilkurari